gauzak hain gaizki daude hain gaizki zaudete edo biak izugarrizko analisi ezkorra entzun dut zure mozioa aurkezteko garaian eta gainera

atzera berriz ba pnvk eta alderdi sozialistak itzartuta dutela ponentziaren ibilbidea edukiak noiz zer

gogora datorkit zure aurretik bozeramaile zen

hilabete pare bat jardun zuela esaten baita ere akordio bat genuela itxita gobernua osatzeko

eta zer gezurretan ezin da oinarritu tesi bat

horren hasiera gezurrezkoa da eta zuk argitasuna eta konpromisoak eskatzen dituzu begiratu ba zintzoak izan gaitezen zintzoak edo ez dakit leialak gardenak

zure parlamentari kide den pello urizarrek aurkeztu zion

estatus politiko berriaren inguruan lehendakariari galdetu lehendakariak erantzun mozioa aurkeztu

zortzi hilabeteetan hortxe lokartuta eta abenduaren hogeita hiruan olentzero datorrela eta olentzerok zer ekarri ez olentzerori eman

eta ganbara honen eztabaidetatik kanpo utzi zenuten

hau da badago zuen egutegi eta beharren artean eta egoera politikoaren artean halako uztarketa bat noiz duen bilduk edo sortuk euskal ibilbide edo guztion arteko edo guztiei begira eraiki beharreko etxe hori non daukazuen ekitaldi bat ekimen bat sartzen duzue parlamentu honetara

bat hartzen duzue nolabaiteko euskarri bezala katalunian gertatutakoa

baina ciu eta ezkerrak egindako ibilbide orria eta sinatutako ibilbide orria

ibilbide orri hura beraiena posible izango zela

zuek zabiltzaten bezala zeini noiz hartu aurre

edo noiz deserosoa izan daitekeen egoera bat sortu hori

estrategi bat dela heldutasun politikoa erakusten du horrek

zerk egiten du bilduk legebiltzar honetara

aurkeztu zortzi hilabetetan gordeta eduki gero gabonetan

eta justu zure interpelazioko azken lerroetan galdeketaren inguruan galdera egiten duzu eta

mozioa aurkezten duzu ea galdeketa egingo den edo ez erabakitzeko zer presa daukazu

zeren zure mozioan

etorkizun politikoaren jabe egiteko bigarren mezua hirugarrena legebiltzarrean akordio politiko demokratikoa gauzatu eta laugarren herritarrei galdeketa egitea falta zaizu nagusiena printzipalena legebiltzar honetako akordioa edo ez edo ez

eta esaten duzu hirurogeita hamabostetik berrogeita zortzi bagaituk

zuri iruditzen zaizu zintzoa dela hori niri pena ematen dit

esaten duzunean alderdiaren interesak nagusitzen direnean burujabetza galtzaile eta kaltetua gertatzen da

ados ba utzi alderdi interesak alde batera

esaten duzu gero herri gisa gure bidea egingo dugu bai ala ez

hasier jauna herri hau bere bidea egiten urte askotan dabil

zuek bide politiko eta demokratikoen hautua egin duzuen egun horretatik hasi dela herria hau bere ibilbidea egiten horrelakorik ez duzue esan nahi ba herri honek

horregatik nik eskatzen dizut

benekotasuna izan benetakoak izan garbiak desadostasunak desadostasun zergatik guk gure iritziak dauzkagu

bai bai baina zuek ikusi duzuena da zein den gure osoko emendakina eta zuk zerorrek hirugarren puntuari buruz zerbait esan duzu halako nahasmenaren zera bat izan daiteke hau tesi bat ez ez hau da quebec hau da kanada

ez da alde bakarreko estrategiaren lekukoa ematen duena zergatik hemen alde bakarreko estrategiaren hautua orain gutxi egin duzue politikoki

urte gutxi arte alde bikoa zen baina ez alderdi politikoen artekoa baizik eta espainiako gobernua eta eta herri ordezkaritza non zegoen

argigarriak eta talde honek lehenengo momentutik azkeneraino

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

eskerrik asko sémper jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna erantzunen txandara pasatuz arraiz jauna zurea da hitza

eguerdi on lehenengoz eta behin eskertu nahi diet behintzat

argi eta garbi hitz egin dute eta hori zen eskatzen genuena eta hori behar bezala

mozioaren edukia zeren gauza batzuk zalantzan jarri direlako guk aipatu dugu eta hori idatziz agertzen da

legebiltzar honetan dauden indar politikoen arteko akordio demokratikoa izan behar dela oinarri gero jendeari galdetu ahal izateko diot hori zalantzan jarri delako

hauteskunde autonomikoen aurretik pnvk agindu zuen eta

urtean kontsulta egingo zela eta ez da kontsultarik egongo beraz urkullu lehendakariak ez du bere hauteskunde programa beteko hori

hala izan dadin gure helburua baita jendeari herritarrei galdetzea hain zuzen ere beraiei galdetzea beraien hitza eta erabakia ematea beraien etorkizunaren

eta hori da guk egin nahi duguna eta erabat demokratikoa da

eta nahi dugu dena erabaki nahi dugulako eta zuk aipatzen dugu horrek ez duela zerikusirik beste kontu batzuekin jendearen kezkekin benetako

lan harremanetarako marko propio bat erabakitzeko eta eraikitzeko eta hori gainera egin nahi dugu jaun andre horiek

horretarako nahi dugu pentsatuz beti ere hori hobea izango dela euskal herritarren ongizaterako hori bilatzen dugu justizia sozialerako zuek aipatzen duzue autogobernua tresna gisa guk diogu burujabetza osoa queremos toda la soberanía

zeharka eztabaida honetan lehenengoz eta behin hiru gehi hiru horrekin mesedez ez egin tranparik hiru baiezko boto horiek ahalbidetu zuten besteak beste madrilera eraman ahal izatea hori gehiengo osoa eman zuten areto honetan

hortik aurrera ez da gure ardura horrekin egindakoa eta

legoke eta ez gara horretara ere sartuko ez gara horretara sartuko orain guk proposatu dugu abiapuntu gisa

zuena besteak beste den proposamen bat abiapuntu gisa eztabaidarako eta iruditzen zaizue

mugitu gara eta ez dugu onartzen goitik behera ibarretxe plan hori eztabaidatu beharko litzateke baina

eztabaida hori egiteko akordio hori bilatzeko hori da gure prestutasuna hori da gure jarrera eta zuek aldiz hartzen duzue agrabio gisa eraso bezala eta horretan ere egibar jauna argi eta garbi esango dizut lehenengoz eta behin

bigarrenez lehia gure arteko lehia etorri da eta geldituko da hori horrela izango da

lehiarik ez zegoelako orain hemendik aurrera hauteskunde lehia egongo da beti

baina horrekin elkarbizitzen ikasi behar da eta gure ustez nire ustez harrokeria

gaur bertan hemendik tribuna honetatik ere oso begirune eskasarekin aritu zara gure taldearekiko gure taldearekiko eta gure taldeak ordezkatzen duenarekiko

herritarrekiko ere eta alde horretatik ere esango dizut ordezkari politikook saiatu behar dugu etorkizuna marrazten historialariek iragana kontatzen dute eta zuk gero eta gehiago jotzen duzu bakar bakarrik iragana kontatzera zure modura baina iragana kontatzera historialari

eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna mistoa maneiro jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

jaunak zioen ez diodala erantzun nik uste dut gure osoko zuzenketa erantzun bat dela zuk

gaien inguruan zergatik gure proposamenak ez du ukatzen kontsulta bat egitea orain lehenesten du akordioa

esaten duzuna da ez nik tresna nahi dut eta ez duzu argitzen non kokatzen duzun akordioaren nolabaiteko mamia

zergatik parlamentu honetan eztabaida asko egon dira baina ez dira hainbeste urte bi mila bigarrena urtean adibidez

arnaldo otegi esaten zion ibarretxeri etorri zen osoko

viene con folio en blanco hori bai subjektu politikoa eta erabakitzeko eskubidea guk ere esaten dugu lehenengo puntuan orain zertan garatzen da eta gauzatzen da

eta badakigu zenbatzen zeintzuk garen batzuk besteek eta alde eta kontra zeintzuk dauden

espiritu bat ere jaso zela behintzat garai ezberdinetatik eta ni

nik adibidez loiolako paperen edo balizko akordioen inguruan egin ziren gogoetak eta testuak eskura dauzkat

eta orduan nik badakit batzuk eta besteek zer esaten zuten zeintzuk gutxienez egon beharko zuten akordio horren inguruan gauzak ahalbideratu ahal izateko

nik gogoan daukat zuei igual ahaztu egin zaizue

batetan ez duzu kontrolatu ez ibarretxeren etorkizuna

proiektua eman behar duzue zergatik hala dirudi ba hala bada ongi etorriak ikusiko dugu

hor ez dago bakarrik asmo bat hor dago proiektu bat hirurogeita bederatzi artikulu dituen proiektu bat hori da erabakitzeko eskubidearen ariketa bat ariketa konkretu bat

zintzo jokatuz harro harro gaudelako gure ibilbideaz

baina guk ibilbide bat baldin badaukagu eta ibilbide politiko konkretua da ikusiko ditugu

ponentzia horretan ikusiko dugu zer ekartzen duzuen edo folio zuri batekin etorriko zareten

aurreko ponentzian laneko garaian

aldez aurretikako osoko emendakina bai eta komenigarria da irakurtzea arnaldo otegik presentatu zuen osoko emendakina gero ponentzia lanetan ezta

aportatu ezta alderdi sozialistak ere nahi duzue jakin zeintzuk ziren biak arnaldo otegi eta jesus egiguren

nagusi ziren gainetik zeuden nonbait alde bakarreko estrategia gauzatu beharrean hobe zen bi aldeko estrategiari bide emateko

horretara zeuden eta ahalegina ongi etorria nahiz eta gero porrot egin bazuen ere ahalegin guztiak beharrezkoak zirelako garai hartan ere baina

amaitzeko historialari edo historiarekin

ibilbide politikoa eskura neukan artikulu bat baina pasako dizut ez dut erabiliko

estatutuaren erreferenduma ospatu aurretik aste bete lehenago idatzi zuen artikulu bat

auténticamente revolucionario irakurtzea merezi du jakiteko bakoitza nondik datorren eta zertan ibili den baina

herrigintzan sinesten dugunok askotan esan dugu kanpaina honetan ere herriz herri gabiltzalako herri bat

eta errespetatu eta herri bat maitatzen dela esatea eta

ez errespetatzea kasu askotan gertatu den bezala ez datoz bat hori ezinezkoa da ezin daiteke herri bat maitatzen dela esan eta herritarren eskubideak ez defenditzea

eta etorkizun hori guztion artean egin behar baldin badugu eta hori argitu beharko dugu guztion artean

gehiengoak gutxiengoak nola bideratu behar diren guk formula bat proposatzen dugu

herri honen asmoei bide eman behar diegula herritarrak errespetatuz arazoak konponduz eta azkenean
herri hau bere buruaren jabe izan dadin eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen mozioaren jatorrizko testua

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bat bai hogeita zazpi ez hogeita zazpi abstentzio ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika bai hirurogeita lau ez ez da onartu

euzko abertzalearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu arazorik ez dago pentsatzen nola

bozkatuko dugu lehena eta bigarren puntua

bozkatu dezakegu lehenengo eta bigarren puntuak

dira jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita zazpi ez hogeita bat abstentzio ondorioz berdinketa dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai hogeita zazpi ez hogeita bat abstentzio berdinketa dagoenez hurrengo

zortzigarren puntua beste baterako utzi da eta orain laugarren puntua gai zerrendako laugarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd

eusko jaurlaritzak legealdia amaitu arte euskadiko egitura instituzionala erreformatzeko eta modernizatzeko egin asmo dituen jarduerei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

e inaplazable lurralde historikoen legea erreforma ezinbestekoa da gure ustez eta horregatik berriro ere eztabaida eusko legebiltzarrera ekarri dugu

bilatu behar ditu gaur egun existitzen diren bikoiztasunak eliminatu gobernuaren eta diputazioen arteko eskumen banaketa berritu eta argitu

edo eliminatu beharrezkoa ez den gastua eliminatu euskadi modernizatu euskal herritarrei zerbitzu publiko hobeak

defendatu foru ogasunak bat egin eskumen fiskalak diputazioetatik eusko legebiltzarrera eraman eta berdintasun fiskala lortu

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria corcuera anderea zurea da hitza

honetan maneiro jaunak lurralde historikoen legearen inguruan berak azaldu duen moduan beste hainbatetan legebiltzar

guk proposamen honi osoko zuzenketa aurkeztu diogu arrazoi nagusi bategatik guk herri honetan ditugun instituzioen izaeraz eta eginkizunaz bestelako ikuspuntu bat dugulako guk

euskal herri osorako herri ikuspegia

jakitun errealitate bakoitza ezberdina dela eta beraz bide propioak jorratu beharko dituztela baina beti ere euskal herritar guztiok

erabakitzeko gaitasuna lortzeko guztion artean adostutako bideak izango dira

izango duen prozesu eratzailea habian jartzeko eskaintza politikoa egin diogu bai euskal jendarteari eta baita euskal eragile guztioi

gaur indarrean dauden erakunde guztiak behar izango dira auto eraketari ekin beharko diogu gehiengo sozialak politikoak eta instituzionalak bultzatuta eta hori legebiltzar honek badu aukera ahalmena aldarrikatzeko maneiro jaunak bere proposamenean herritarrengan berdintasunezko zerbitzu hobea azken helburutzat duela esaten du gaurkoan ez du ezer ere esan hurrengo maila instituzionalari dagokiola

izatez legebiltzar honetan izandako beste hainbat eztabaidetan

maila horretara eraman nahi dituelako beti ere eraginkortasuna eta optimizazioa

eta erakunde hau agerikoa denez gure herriaren burujabetasunaren guztiz kontrako norabidean doa eta beraz gure taldearen

guk gizartearen zerbitzura egon behar diren erakunde horiek

izango duen prozesu eratzailearen mesedetan egon behar direla uste dugu estatuekin dituzten menpekotasunaz urratsek urrats gaindituz

egin beharreko prozesu eratzailearen gakoetako bat

bai forala eta bai autonomikoa birkokatzea eta gaur egun ditugun erakundeen eraginkortasuna sendotzea izan behar da erakunde horiek

bultzatzaile bihurtzeko bide honetan

uste dugu inposatutako sabairik gabe eta hori da gure proposamenean jaurlaritzari eskatzen dioguna egungo erakunde batzuk gure herriak bere burua gobernatzeko duen borondate politikoaren adierazle izan dira eta gaur badira ere eta hori kontutan hartuz

uste dugu herri honen egituraketarako zerbitzu publikoak sendotzeko eta eraginkorragoak izateko azken finean

guztien mesederako erakunde hauek benetan herri egituraketaren mesedean jarri behar ditugu hori baita herritar burujabeez

izateko bide bakarra azken urteetan ikusi izan dugu nola espainiar estatuak agortua dagoen estatutua bete gabe jarraitzen duen nahiz eta orain dela hogeita hamabost urte indarrean dagoen legea izan

egoera okerrera joan da espainiako estatuak

hainbat eta hainbat ekimen martxan jarri ditu arlo guztietan eta gure herriarengan

guztiz galdu du zer esan nafarroan nafarrei inoiz galdetu gabe ezarri zitzaien erregimen foralari eusten diola

jakin badakigu espainiako estatuan krisi ekonomikoaz gain politiko eta instituzionala dagoela eta hortaz estatua beraren egituraketa berriztatzeko proposamenak plazaratzen ari direla jakin badakigu ere proposamen horien baitan sartzen dela edo sartzen dituztela gure erkidegoan

aldaketa asko espainiar estatuaren eta bere konstituzioaren erreforma ez da gure abia baina badakigu gugan eta gure herriarengan eragina izango duela horregatik ere argi dugu gure herriaren egituraketarako egun ditugun instituzioak behar ditugula

eraginkorrak izan behar duela era guztietako disfuntzioak ekidituz beraz euskal herria beren proposamena

eta disfuntzioak ekiditeko egin beharreko lege aldaketak bultzatzea bai

bai baina beti ere erakunde hauek herritarren borondatea ardatz izanik prozesu

eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok

guztioi kazetariek banatzen dituzten sarietan modalitate berri bat jarriko balute parlamentaririk tematienarik nik ez daukat inolako zalantzarik maneiro jauna

litzatekeela ez dakit zenbatgarren aldia den lurralde historikoen legea aldatzeari buruzko eztabaida ekartzen duzuna ganbera honetara baina beti ere nahia eztabaida hau izateko nahia beti piztu egiten zaizu

batera hori bai esan behar dizut aurreko legegintzaldian askoz ere eskuzabalagoa izan zinela gobernuarekin eta azalduko naiz epe luzeago eman zenion jaurlaritzari

otsailetik abendurako epea ematen zenion eta orain apiriletik irailera

kontuan hartuta izaera orokorreko xedapenak onartzeko gobernuak

zuk eskatzen duzuna maneiro jauna badakizu hori

zortzi barra bi mila hiruko legeak arautu egiten du xedapen orokorrak egiteko prozedura

eta diodan moduan epe horretan ezinezkoa da ezarritako tramiteak betetzea prozedura hasteko agindutik eusko jaurlaritzako aholku batzorde juridikoaren irizpideraino

lantaldeak ondorioak adosten edo ateratzen dituela bilkuraldi hau bukatu baino lehen

hiru hilabeteetan egitea lurralde historikoen legea aldatzeari buruzko debate honetan postura maximalista bi identifika ditzakegu alde batetik

mantentzen edo defendatzen dutenak eta jaun andreok dagoeneko jakingo duzue

jeltzaleon tesia edo jarrera eta bestetik lurralde historikoen legea aldatzea bera

egite hau da legea aldatzea helburu bera izatea

nik pentsatzen dut corcuera andreari ez dagoela

zuzenketa honen zati ahaztu egin zaiola zeren bera emakume

zuzenketan ipintzen zuen baita ere kontuan hartu behar direla ponentzia honek ateratzen dituen

ponentziaren ondorioak kontuan hartu behar direla eta ez dizut hori entzun corcuera andrea gure zuzenketari buruz jardun zarenean

hori da nik ulertu dudana y sí ya sé

orduan nik galdera bat luzatuko nizuke iaz lehenetsi nahiko zenuke

ahalik eta adostasunik zabalena lortzea ponentzia horren ondoriotan besterik ez eta

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

erantzunen txandara pasatuz misto upyd maneiro jauna zurea da

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den corcuera andreak dauka hitza

eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria otadui andrea zurea da hitza

zalantza guztiak argitu jataz eta konfirmatu egin dosta

lasterketa baten moduan planteatu dela maneiro jaunaren eta alderdi sozialistaren artean esan dugun moduan hemen izan da maneiro

gai hau planteatu dauenean baina ikusi dauenean berak

alderdi sozialistak eta lekukoa kenduko diola lege proposamenaren bitartez

interpelazioa aurkeztu eta gero mozioa aurkeztera derrigortuta

zure eskuetan izateko eta gero

urkullu lehendakariak aurkeztutako txostena partzial eta negazionista ba ni oker ez banago taldeok gutxienez eduki dugu hilabete terdiko epea gure aportazioa ondoriak egiteko eta talde sozialistak ere aukera bera hori eduki dau

inolako ekarpenik ponentzian behintzat komunikabideetan bai ezagutzen dugu proposamenen bat horren haritik ezta

esanda dago lidergoa kasu honetan dagokiola ponentziari eta precisamente ponentzia izanda epea luzatzea eskatu

gainera ez dut imajinatu nahi zelako nahasmena sortuko litzateke jaurlaritzak hona

lege proposamena ponentziaren ondorioa kontutan hartu gabe esango zenukete hemen

lapurtu egiten zaiola eta ondorio moduan esatea guk gure taldeak

jartzen dauela gure erakunde sistema baliagarria izan dela eta orain dagokiguna da hogei mendeko gizarteak beharrizanei erantzun egokia ematea eta ni ziur nago helburu horretan bat egiten dugula eta berriro ere errepikatuko dut guretzako ez dagoela ukiezina den esentziarik besterik ez eta

amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna eztabaida amaituta

mistoa upyd taldearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu euskal sozialisten osoko zuzenketa jarraian eh bilduren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu eh bilduren osoko zuzenketa eta azkenik euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez osoko bilkura eteten da